eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

and data better than words por lo tanto

epela euzko alderdi jeltzaleak hasteko kritika politikoa egiteaz gain zuek ez bezala

aukerak izan dituzue baina ez dituzue erabili zuen eredua argia da

eta gainontzekoek konpon ditzatela arazoak baina hori ez duzue lomcen bakarrik egiten ohituta gaude zuen ustezko eredu propio horretan ezaugarri nagusietako bat da zuk zeuk aitortu duzu

modu argian argudiatu zuela baina zer egin zuen euskal herria bilduk

lege proiektua gorteetara iritsi zenean euzko alderdi jeltzaleak osoko zuzenketak aurkeztu zituen eta osoko zuzenketaz gain zatikakoak baina horretarako lan egin behar da eta amaiur taldeak ez zuen

errekondo jaunaren antzerkia bai baina gainontzekoan fundamentu gutxi hori bai eskertu behar diot amaiur taldeari euzko alderdi jeltzalearen lana onartu izana eta gure zuzenketen aldeko botoa eman izana hezkuntza sistema propioa

aurkeztutako zuzenketa batean jaurlaritzari eskatzen genion

hezkuntza arloan eta arlo sozial eta politikoan dabiltzanekin adostasunak lantzen hasteko zer egin zuen euskal herria bilduk berriro ere abstentzioa

abstenitu berriro ere manifan alde eta legebiltzarrean kale eta

guk gaur argi gorria emango diogu baina guretzat behintzat bigarren

argudiatzeari argi laranja eman zion abstenitu egin zen hortaz eskatuko nizueke apaltasun handiagoa gutxienez hiru aldiz kale egin duzue eta kontu honi dagokionez lehen ere esan dut helegiteak ez dituela
begi bistan ditugun arazo guztiak konponduko isiltasuna mesedez inork ez du halakorik esan
urrats garrantzitsu bat dela gure eskumenen defentsari dagokionez eta legearen aplikazioari dagokionez desobedientzia

suen ustezko ereduaren teoria horretan ere leku destakatua betetzen duena desobedientzia planto egin ez aplikatu intsumisioa bai teorian bai baina praktikan

bilduk edo dena delakoak esadazu bakar bat

begiratuta ikus daiteke gaur izan dituzuenak berriro ere hitz hutsak direla

zeren zigor kodearen ikuspegitik norbanakoen erantzukizun pertsonalak hasten diren unean

begira zer esaten zuen zer erantzuten zuen elkarrizketa batean hor eserita egon beharko lukeen legebiltzarkide batek hala galdetzen zioten

orain alderdiei dagokigu hausnartzea zertan eta noiz izan daitekeen baliagarria bide hori erabaki politikoa da ezin da alkate edo kargu instituzionalen eskuetan utzi

ondo dago pentsatzea halako erabaki bat hartu behar dela baina era berean pentsatu behar da ekintza horrek ondorio kaltegarriak izan ditzakeela herritarrengan desobedientzia zibila ondo erabili beharreko tresna bat da ondorioak

en relación al ámbito educativo ni por acción ni por omisión eta lantaldeari dagokionez tresna bat izan daiteke baina ez dugu uste une honetan behar dugun tresna denik ez dugu uste tresna bizkor eta eraginkorra denik gainera egon badaude hezkuntza administrazioa jaurlaritza eta hezkuntza

gune eta foroak eta jaurlaritzari dagokio lidergoa ez legebiltzar honi gure ustez jaurlaritzaren eta hezkuntza arloko eragileen elkarlana da bidea eta bide batez aukera hau erabili nahi dut euskal hezkuntza sistemako eragile guztiei

itunpekoari familiei euren lana eta konpromisoa eskertzeko ziur gaude orain arte bezala hor jarraituko duzuela erakundeen

eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea

eta ebazpen proposamena legebiltzarreko erregistro orokorrean aurkezteko epea